gai zerrendako bosgarren puntuarekin hasiko gara mozioa

oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua etxeko langileen lan baldintza eta eskubideei buruz

ebazpena talde proposatzailearen txanda etxebarrieta andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko bai mila esker

jendarte honek zaintzarekin arazo sakon bat du ikusezinak diren baina bizitza sostengatzeko pertsonak erdigunean kokatzeko ezinbestekoak diren zaintzei buruzko hausnarketa eta

ez dugu egin emakumeon bizkar egoten jarraitzen dute lan hauek emakumeon bizkar egoten jarraitzen du jendarte honen sostenguak argi islatu zen hori martxoaren zortziko greba feministan enpleguaren

izan zen bertan ikusi genuena zaintzen greba bilakatu zen atzo irungo eta

liburu interesgarri baten aurkezpenean egoteko aukera izan nuen

izan genuen bertan eta gizon batek mahai gainean jarri zuen zelako deserosotasuna zelako eztabaidak sortu zituen

dena uzteak nolako eragina izango zuenaren inguruan gizonen arduraren inguruan greba baten beharra izan dute batzuek horretaz ohartzeko baina hemen ohartzen ote gara eragin izango lukeen emakumeok planto egingo bagenu emakumeok lan egiteari utziko bagenio pertsonala eta

arazo hau edo ardura pertsonaletan dagoela auzia baina ez hemendik argi eta garbi esan nahi dut pertsonala politikoa dela intimotik oso gutxi duela jendartea sostengatzen duen zaintzen lanen inguruko eztabaidak el proceso socialmente

inoiz ere aipatu izan ditut bere hitzak hemen bertan arazoaren konponketa espazio guztiz

eta prekarizatura eramatean datza gaur egun daukagun erantzun bakarra eta horri aurre egitea da ale txiki batekin bada ere proposamen honekin egiten saiatuko garena etxeko langileen inguruko lanketa ez da berria legebiltzar honetan

kurtso politikoa hasi genuen elkarrekin podemosek egindako legez besteko proposamen batekin eta gaurkoan lortu dugun erdibidekoan beste behin aipatzen dugun etxeko langileen egoeraren gaineko diagnostikoa adostu genuen bertan aho batez

oso baina berriz ere gobernuari eskatzen diogu hau ekar dezala legebiltzar honetara espero dezagun oraingoan jarritako epean betetzeko aukera egongo dela

bada pertsonak zaintzea pertsona guztiok dugu zainduak izateko eskubidea eta zerbitzu publiko sendoak behar ditugu horretarako zerbitzu publiko duinak eskainiko dituen egitura behar dugu bizi kalitatea hobetzeko zaintza partekatzeko

duina sortzeko beharrezkoa da etxeko lanei eta zaintza lanei balio soziala aitortzea bankuen

benetako zor soziala emakumeekin daukagu

pertsonen dependentzia eta zaintzen beharrei erantzun izanagatik horregatik diagnostiko hori hausnarketarako eta ardurak hartzeko neurriak ezartzean lan egin dezala eskatzen dugu plan berezitu baten

aztertu ditzagun emaitzak aztertu dezagun egun ditugun politikak eta landu dezagun politika publiko ganorazko bat

beste hainbat puntu barnebildu ditugu akordio nahiko zabal honetan alde batetik osalanekin landu beharreko hainbat gai ere sartu ditugu

alde batetik osalanek osakidetzarekin batera arreta protokoloak hobetzea eskatzen diogu bertan osalanek duen hutsune bati heltzeko aukera baitago

eta haiek bertan jakinarazi ziguten egun dauden lan istripuen gaineko datuak

hauek salatzeko dauden zailtasunengatik osalanek berak ere datu hauetara jasotzeko datu hauek jasotzeko dituen zailtasunengatik eta horretaz jakitun osakidetza hauen artapenean duen aukeragatik ezinbestekoa da

eta protokoloak sortzea baina proposamen hau osakidetzarekin batera lan egitearen proposamen hau ez da berria

cual legegintzaldiz legegintzaldi ibili behar dugu horrelakoak eskatzen espero dugu ezetz oraingoan beste behin errepikatzeko motiborik

aipatutako agerraldi berdinean bizkaiko etxeko langileen agerraldi horretan lan istripuen inguruan egindako gida aipagai egon zen eta hemen ere

haiek gida hau lotsagarritzat jo zuten eta ez zen gutxiagorako hala ere honen birformulazioan eta lanean ari zirela eta lan hori sendotzearen beharra azpimarratzen dugu puntu honetan eta zabalpen doakoa

erdibideko honi egiteaz gain langileen eta enplegatzaileen eskura egon behar duela ikusten dugulako eta ez gara hemen geratu euskal herria bildutik ekarri genuen beste legez besteko proposamen bat zeinak eskatzen zuen etxeko langileak zaintza lanetarako eszedentziatik ez baztertzea gure ustetan bazterketa bat diskriminazio bat delako hori

etxeko langileak laguntza honetatik baztertzea guretzako larria delako hala ere gobernua sostengatzen duten taldeen eta alderdi popularraren arteko akordio batek honen bideragarritasunaren eta eraginaren inguruan azterketa bat egin zezala eskatu zion eta

eta ez gu bakarrik laguntza honetatik baztertuak diren emakume ugari ere zain daude eta epe bat jarri diogu horri legez besteko proposamen honetan baina gure ustez

erabaki bat hartzea amaitzeko biziki garrantzitsuak eta agian lan gehien

bi puntu barnebildu ditugu batetik osalani ikerlan honen ondorioak aintzat hartzea eta horren arabera lan ikuskaritzan hobekuntzak sar ditzala

ikuskaritzak enplegu agentziei dagokienean hutsune bat duela salatu izan baitute elkarte ugarik eta horri erantzuteko ezinbestekoa da egun dauden kanpainak

lanbide honek dituen berezitasun eta zailtasunak aintzat hartuta orain arte egindako ilegaltasunak salatu eta ikusarazi izan dira hainbatetan baina ez da

egun duen eta hasieran aipatzen genuen berebiziko arazo

agentzia hauek egiten duten ibilbidea zuhurki kontrolatzeaz gain ezinbestekoa da bi mila hamaikan adostutako lanbideren lidergoa martxan jartzea

hori lantzen du baliabideak jarri behar dira lanbidek izan behar duen funtzio publiko hori lehen lerroan jartzeko eta horrexegatik neurri

eskertu nahi dut puntu guzti hauek adosteko talde guztiek erakutsitako jarrera emendakinak egin dituztenak zein bere horretan onartzeko prest zeudenak ere

eta pozik noa eskuartean dugun akordioa garrantzitsua dela uste baitut baina ez gaitezen engaina ez dira puntu berriak

oinarri hartzen duten proposamena da gaurkoa beraz orain martxan jartzen direla ziurtatzea guztioi dagokigu euskal herria bildutik

eta etxeko langileekin eskuz esku lan egiten jarraituko dugu oso ohartuta baikaude ezinbestekoa dela egiten duten lan hori eta daukagun zor

instalaciones militares alda ditzagun gure lehentasunak alda dezagun norabidea jar ditzagun erdigunean bizitza bizigarriak
bizitza duinak bizitza zoriontsuak erdigunean eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea

sailburu legebiltzarkideok arratsalde on denoi esan bezala martxoaren hogeita hiruan etxebarrieta andreak gai honi buruzko interpelazioa egin zion sailburuari interpelazio horren ondoriozko mozioa lantzen

gaur etxebarrieta andreak uste duelako erantzun hori ez zela nahikoa izan

llanos anderea erantzunen txanda etxebarrieta anderea zurea da hitza

legebiltzar honetan bi urte eskas daramatzat eta gauza batzuk ikasi ditut dagoeneko horietako bat da askotan erantzutera ez zetorrela pentsatzen zuenean askotan amaitzen duela erantzuten akordioa geneukan ez neukan inolako asmorik jaisteko baina aiartza jaunak

eperik eta aurrekonturik ez daukaten proposamenak sinatzeak ez duela ezertarako balio eta eperik

horretaz gain ez dakit guk egindako proposamenean hainbat gai ekartzen genituen esaten genuen hainbat adostasun heldu direla orain arte

metemos la moción amaitu nahiko nuke llanos andreak bota duen ideia bati helduz zeren uste dut oso garrantzitsua dela esan duzuna hemen gauden emakume askok

gure bizkar gainean dagoen lana beraien bizkarretan hartu izan ez balute eta

zergatik hemen gauden emakume askok horren inguruko hausnarketa egin dugun zergatik

hemen gaudenok hemendik kanpo dauden emakume askok eta nola askotan beste emakume batzuen bizkar geratzen den hori guztia beraz badugu zer hitz egina badugu elkar adostua gaur hori ikusi dugu gainera adostasun osoko proposamen bat eta zentzu horretan lan egiten jarraituko dugu proposamenak egiten jarraituko dugu eta berriz ere eskertzea taldeen jarrera mila esker

las ejecute nada más eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak

eskerrik asko berriro señora etxebarrieta yo nunca creeré

aiartza jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gaizerrendako seigarrena puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena langabezia tasa nahi gabeko

gehiagotara zabalduta neurtzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko arratsalde on guztioi eskerrik asko legebiltzar buru

lehendakari jauna isiltasuna mesedez como

arratsaldeon eta eskerrik asko lehendakari andrea guztiok dakigu enplegua hainbat arrazoiengatik pertsona gehienon bizitzan oinarrizko elementua dela dauden arrazoi guzti horien artean ziurrenik funtsezko eta agerikoena enpleguari lotutako ordainsaria gure errenta iturri nagusia dela izango litzateke historikoki eta hamarkada luzez ordainsari horri esker ongizate maila onargarria

ditzakegulako zentzu horretan pobreziaren aurrean babesteko oinarrizko mekanismoa eta esklusio soziala ekiditeko bide eraginkorra izan da

onargarriaren binomio bera ere kolokan dago ofentsiba neoliberalagatik langileek hazkunde ekonomikoaren banaketan geroz eta parte hartze txikiagoa jasotzen dute soldatak jaitsi dira langabezia kezkagarria izaten jarraitzen du

eman dira prekarietatea areagotuz euskal herrian lan esparruan inongo eskumenik ez izatea erabat kaltegarria da errentaren banaketan eta kohesio sozialean ez ezik gure ehun produktiboren etorkizunari dagokionean ere eta adibide batzuk ere jarriko ditut bollain jauna jarri duena baina apur bat lehenagotuak aurreko apirilekoak lan gabeziak gurean ehun eta hogeita bost mila pertsona daude momentu honetan eta horien artean soilik

horrek asko kezkatzen gaitu gu ere lanean daudenen artean ere hamabi mila pertsona baino gehiago jasotzen du diru sarrerak bermatzeko errenta rgi hau da

errentaren jasotzaileen artean veinte por ciento inguru langilea pobreak dira eta honek ere kezkatzen gaitu

gure helburua eh bildurena eta espero dut hemengo guztiona ere izatea enplegu politika osoa ezartzea da eraginkorra gizarte aurreratu baten nahiarekin bat datorrena eta gure ekonomia ehunak etorkizunean irauteko estrategia baten barruan kokatua gizarte justiziaren eta giza garapenen ikuspegitik

horrelakoek enplegua lehentasunezko helburutzat izateaz gain gaur egungo garapen ereduaren mugak ere hartu behar dira kontutan

begira jartzen baldin bagara ere eta horretan ere etxebarrieta

barne hartu beharko dira eta gizarte eta lan baldintzak ere bai beraz enplegua azpi enplegua eta langabezia gizarte honen kezka eta ardura ere dira

hori guztia barnebiltzen zuena interesgarria iruditu zaigu hori ere bai aztertzea nola ez eta bertan planteatzen den metodologia langabezi erreala aztertzearekin kontzeptu horrekin

interes handiena guk eztabaida berarekin dugula eta perspektiba hau irekitzearekin

aztertu beharko dituzte zein den egin daitekeen proposamenik onena eta honek zein aldaketak ekarri beharko zituen ere bai eta nola garatzen diren

txertatuko dugu eta zabalduko dugu eztabaida beraz enplegu estrategiak euskal herriko egoera sozio laboralari erantzun nahi badio

heldu beharko dio erronka zail horri egoera horren erabateko eraldaketa bilatu nahi baldin badu gaurkoa urrats txikia da baina norabide egokian gu ere pozten gara eta gure ustez nahiko erreza edo sinplea izan da akordio honetara ailegatzea pozten gara honetara ailegatu izana

lan bat garatzea etorkizunari begira uste dut gizarte osoaren onerako izango dena eskerrik asko
eskerrik asko larrion anderea euskal sozialistak

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak aguirre

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak arratsalde on legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

esan nahi nizun zuen legez besteko proposamen kezkarekin edo helburuarekin

iruditzen zaigu langabeziaren eredu berriak ezagutu eta aztertu behar direla baina egia da baita hasieran ez genuela oso ondo ikusten zuk proposatzen zenuen metodologia eredu hori

gure ustez beste esparru batean bizi gara europan bizi gara europan lana egiten dugu eta horrek europaren irizpideak erabiltzea

europar batasunean aurrera eramaten diren estatistika ofizialak estatistika praktika honen kodearen betearazpenean

alderdi instituzionalak estatistiken egite prozesua eta estatistika prozesua bezalako gai anitzak barneratzen dituen hamabost printzipioen zerrenda egiten den

orokorrak arau orientazio eta praktika egoki batzuk jarraitzen ditu europarrek zein nazio artekoak eta kontzeptu definizio eta sailkapen estandarrak era koherente batean

aplikatzen ditu estatistika ofizialek denboran zehar koherenteak

alderagarriak izan behar dute hori argi eta garbi eta ezaugarri hauek metodologia solido eta finkoak erabiltzen badituzte soilik betetzen dira gure kasuan eustatek egiten dituen estatistika ofizialetan erregelamenduetan araututako

bakarrik eskertu parte hartu duten pertsona eta talde guztiak

eta akordio honetan eta besterik gabe nire aldetik berriro eskertu

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzunen txandara pasatuz zerbait esateko ez ezta ere

bueno ba eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eh bildu euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto

europako batzordeak bi mila hogeita bat bi mila hogeita zazpi aldirako

funtsak finantzatzeko aurrekontu murrizketekin egindako proposamenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den becerra jauna zurea da hitza

europako nekazal politikari buruzko erreformaz hitz egingo hori ez da gaurko eztabaida zein da beraz eztabaida eztabaida da

nekazaritza eta abeltzaintza eta zein izan behar den gure nekazaritza eta abeltzaintza

hori dugu helburua eta europako nekazal politika tresna da bakarrik zein da beraz gure taldeak

duina alde batetik nekazariek eta abeltzainek bizi baldintza egokiak izan behar dutelako eta

gure nekazaritza eta abeltzaintza emankorra izan behar da baita ere gizarteak behar dituen elikagaiak ekoizteko modukoa eta elikagai osasuntsuak kalitatezkoak eduki ahal izateko iraunkorra izan behar da baita ere lurra eta

eta azkenik guztiontzat eta guztiona izan behar da eta horretan emakumeen papera bultzatu behar da eta gazteei sartzeko aukera

hori ez da guk nahi dugun europako nekazal politika guk nekazal politika berria nahi dugu euskal nekazaritza eta abeltzaintza berria eraikitzeko kalitatezko elikagaiak ekoiztu ahal izateko ingurumena eta ondasuna zaintzeko eta tradizioak sustatzeko eta horretarako

laguntzak eta dirua laguntzak eta dirua nahi dugu nekazari profesionalentzat eta ez enpresentzat edo lurjabeentzat nekazari txikientzat emakumeentzat berdintasuna lantzeko eta gazteentzat sektorea eraberritzeko eta laguntzak eta dirua nahi dugu etorkizuna ahal izateko eta alderdi nagusiek lortutako akordioan ez da honetaz ezer aipatzen nuestro grupo considera que la pac

hasi baino lehen eskertzea talde proposatzaileari egin dituen saiakerak erdibideko bat lortzeko azkenean ez dugu lortu baina eskertzen da nahiz eta

ikuspegi desberdinak ditugu hori argi eta garbi dago eta gaurkoan aukera bat ikusten genuen benetako aurrerapausoak emateko ez da horrela izango eta

sektorearen egoera eta zergatik gaude gaur hemen gaur hona etortzen bagara eta mozioaren lehenengo puntua baldin bada sektorea babesteko beharra honek hiru arrazoi erantzun ahal die bakarrik edo momentu kritiko batean gaude posible bada bolada kritiko batean gaude bai edo krisi estruktural baten barruan gaudela hori seguru aski izango dela

benetako puntua nik hirugarren aukera hartuko nuke estamos en una crisis

estruktural bat gero eta jende gutxiago lehenengo sektorearen lanean eta herriak eta baserriak momentuz hutsik eta hau da europatik etorritako nekazal politiken

eh bilduren aldetik bueno gure apustua oso argia da beste eredu bat beste eredu bat posible da eta gainera apustua hori izango da

yo creo que no es tanto pedir gure aldetik beti egongo gara prest lan egiteko eta bakarrik ez bakarrik sektorearen alde baizik han edo
hemen lan egiten dugun pertsonen alde ere bai eskerrik asko eskerrik asko
lopez de arroyabe andrea euskal sozialistak prieto jauna

eskerrik asko prieto jauna eusko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

bazirudien beste zerbait ikusiko genuela gaur mozio honen jatorri zen interpelazioak kezka adierazten zuen

europako aurrekontu murrizketa baten inguruan bereziki eragingo diena

era berean jaurlaritzari eskatzen zitzaion funts gehiago

gutxi dira oraindik eta gero eta jende gehiago falta da sektorean lan egiteko eta sektore hori euskadiko barne produktu gordinaren zati txikia izan arren

baizik eta ahalbidetzen digulako hitz egitea adostea sektore horren beharrari buruz horren balio estrategikoari buruz eta nekazaritzarik

hori bai agian gogoeta sakonagoa ere egin behar genuen izan ere egia bada ere administrazioak ardura handia duela nekazal sektorearen etorkizunaren inguruan

vamos a ver eskerrik asko lópez de ocariz anderea

eskerrik asko lopez de arroyabe anderea prieto jauna zurea da hitza

arratsalde on berriro bien yo

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka berrogeita lau boto aldekoa